laugarren puntua beste baterako utzi da beraz aurrez aldeko gaiarekin hasiko gara behin betiko ebaztea martxoaren hogeita zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

adierazitakoari jarraituz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez euskal hezkuntza sisteman hezkuntza laikoa bermatzeari buruz

berriro egingo dugu orain zuzenketa horren bozketa beraz bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost

ez da onartu gai zerrendako lehenengo puntua giza eskubide eta berdintasun batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi eta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateari buruzko

lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

taldeen txandara pasatuko gara euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari sailburuok

mila esker presidente andrea lehendakari jauna

orain dela hiru urte etorri nintzen legebiltzar honetara giza eskubideen batzordera nire iritzia biktima gisa ematera

giza eskubide larrien biktima gisa

hiru urte ia ia pasa dira orain legebiltzarkidea naiz hala eta guztiz ere

eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

isiltasuna mesedez esto es inaceptable hau lotsagarria da

nazkagarria da insoportable isiltasuna

isiltasuna isiltasuna

isilduko zara arzuaga jauna isiltasuna lasaituko gara denok

ez daukazu hitza urruzuno ez daukazu hitza ez ez daukazu hitza

isildu mesedez ez daukazu hitza bat ez daukazu hitza

bi ez daukazu hitzik hirugarrena kalera zoaz ez daukazu hitzik gonbidatuak dira hor daudenak eta eskubidea daukate egoteko isiltasuna goikoak ere bai berdin isildu mesedez isildu mesedez isildu mesedez estarrona jauna kalera

kalera kalera kalera kalera ez kalera

beste batek ez ezta jarraituko dugu jarraituko dugu edo

ezin da sartu ez goikoak behekoekin ezin dute

nik ezin dut esan sentitzen dudana hori da kontua nik ezin dut esan hemen pentsatzen dudana batzuk etorri direlako exactamente horregatik utzi dizut horregatik utzi dizut ez dakit zeintzuk etorri direlako

horregatik utzi dizut horregatik utzi dizut

nazkagarria goikoak ezin dute behekorekin sartu behekoak goikoei errespetua sor die garbi dago

esan nahi duen eta jarraituko dugu hasiko gara eta jarraituko dugu bake santuan

arzuaga jauna errespetua mesedez errespetua errespetua nire hitzarekin eta nik pentsatzen dudanarekin eta parlamentario honek esan behar duenarekin

estatuko terrorismo bortizkeria eta giza eskubideen

gure babes osoa eta gure elkartasun osoa eskaini nahi dizuet eta gure hitza baita ere ahal dugun dena egingo dugula merezi duzuen egia justizia eta erreparazio eduki dezazuen konstatazio bat egin nahi dut izan ere gaur termino hori askotan erabiliko delako ez zarete gehiegikerien edo abusuen biktimak

arazoa eta hor dago koska biktimen mailaketa bat ematen da

hamaikako lege horretan errekonozimendu erreparazio eta indemnizazioa handia zabala ematen zaie etaren biktimei

bertan ere sartuta badaude ere gal edo batallón vasco españolen biktimak oraindik borrokatzera behartuta daude oraindik euren eskubideen alde borrokatzera behartuta daudelako eta kontua da

hamabi barra bi mila hamaseiko lege honekin askoz murritzagoa izango da zeuei emango zaizuen

erreparazioa biktima batzuen eta besteen arteko mailaketa finkatzen da eta gaur gainera ikusten dugu horrela gorpuztuko dela are gehiago

indarrean sartu eta jada hasi gara murrizketak egiten zepilatu egin dugu lege hau eta horrela izango da kategorizazio hori izan ere biktima batzuentzako

beste batzuk giza eskubideen urraketen biktimak izango dira beste batzuk abusuen biktimak izango dira eta beste batzuk batzuk nahi duten moduan

inolako errekonozimendurik inolako erreparaziorik ez zaielako emango egia da biktimari kontsiderazio eskasa ematen zaio baina bitartean ikusten dugu lege honetan perpetratzaileari begirune osoz tratatzen

lege honekin estatuaren izenean delituak burutu zituzten perpetratzaileei babes ematen zaie hiru aldiz aipatzen da lege erreforma honetan perpetratzaile hauen ohorea delitu egile hauen

lege erreforma honetan eta esaten da berme guztiak emango zaizkiela eta hau pentsatzen dut benetan mingarria dela imajinatzen duzue terrorismoaren kontrako legean aipatuko balitz

ohorea eta eskubide eta berme guztiekin tratatuko zaiela

baina kasu honetan lege honetan esaten dudan moduan hiru aldiz aipatzen da

biktimen alde biktimarioaren alde hori da nolabait lege honetan bilatu nahi den

badago torturatua baina ez dago torturatzailea badago

ez dago ejekutatzailea horregatik gu ezin dugu lege honetan horregatik ezinezkoa egiten zaigu aldeko bozka bat ematea kontrako bozka ere ezin

lotuko gintuen lerrokatuko gintuen biktima hauei inolako babesik eman nahi ez duten alderdiekin batez ere alderdi popularrarekin beraz oro har gure posizioa ezaguna da abstentziora joko dugu

kontrako bozka hau horregatik eskatzen diogu podemosi mantentzea ere

posizioa ez zaidalako benetan bururatzen

esaten dudan moduan gainontzeko denean abstentziora joko dugu aipamen txiki bat egia da erdibideko

xedapen gehigarri bakar batean zabaltzeko berriro ere hirurogei hirurogeita hemezortzi bitarteko biktimek berriro eskatu dezaten errekonozimendua eta erreparazioa eta hori ontzat hartzen dut eta
behintzat gure bozka aldekoa izango da eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

jarraian hitza eman baino lehen esan behar dut legebiltzarkideak

iruditzen zaiona defendatzeko aukera daukala baina

hitzaldi honetan iraingarriak izan diren hitz guztiak erretiratuak izango dira aktan nire aukera den moduan nire aukera da hori

arzuaga jauna utzi dizut hitz egiten zeren zure eskubidea dela hori

utzi dizut hitz egiten zuk esan duzu eskubidea daukat bai eta utzi dizut hitz egiten

baina hor esan diren hitz batzuk aktatik erretiratuak izango dira

bai nire konpetentzia da zein hitzak izan

ezin zaio inori deitu inori ezin zaio deitu

isiltasuna mesedez eta jarraitu dezagun

mesedez isiltasuna isiltasuna

mesedez isiltasuna mesedez iturrate jauna zurea da hitza

isiltasuna mesedez ez minutu erdi

erretiratuko dituzula julen arzuagaren hitzak iraindu diren

julen arzuagak parlamentari bezala atril horretan esan dituenak erabat eta osorik

geratzea berak esan dituen bezala eta iraina kontsideratzen baldin bada berak esan duena iraina kontsideratzen da guk hemendik ikusi duguna parlamentariak bere ekintzan esaten dituenak jaso behar dira denak aktan eta nik horrela eskatzen dizut mesedez
oso ondo esan dut irainak diren hitz horiek erretiratuak izango dira aktatik beraz

iturrate jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi
kanpotik etorritakoak ere

zein erraz ahoskatzen diren biktima guztiei dagozkien eskubide hauek baina zein zaila den eskubide guzti hauek bermatzea eta gaur

zein zaila den benetan ia hiru urte pasa dira legea onartu genuenetik eta oraindik ere hemen gaude bide hori ibiltzeko saiakerak egiten

nonahi erreparazio prozesua aho batez onartu beharrean batzuen jarrera ulergaitza da eta gaurkoan

batzuek legea edonola oztopatu nahi dute bai legearen kontra bozkatuz zein auzitegi konstituzionalean helegiteak aurkeztuz besteek aldiz

eta biktimekiko benetako konpromisoari muzin eginez alderdi popularrari

legeak ez du prozesu penala ordezkatzen legeak ez du

ukatzen legeak biktimei erantzun eman nahi die horretarako gure eskumen asistentzialak erabiliz galdera erraza da alderdi popularrak biktima hauek aitortu egiten ditu ala ez ditu aitortzen

eta aitortzen baditu zer egin du orain arte bere eskubideak garatzeko alderdi popularrak orain arte oztopoa jartzea besterik ez du egin

eta beste muturrean ba berdin antzera aurkeztutako zuzenketak ez dute errekonozimendu eta

eta badakizue jakinik zer nolako arriskuak dauden bidean zein zaila den bidea gehienekora jotzen duzue guk ardura eta konpromiso osoz jokatuko dugula jakinik beste batzuk

edo gaurkoan santa cruz apaizarena partida berezi hau antolatuz

zuek plantak egiten jarraitzen duzue esaldi borobil eta proposamen potolo asko bai baina jakinda guk aitortza eta erreparazio bidea bermatuko dugula

eta zuek plantak garbi jokatu dugu eta argi esan dugu hau ez da euzko alderdi jeltzaleak nahiko zukeen legea badakigu biktima guztiei eskubide guztiak bermatzeko bide luzea dagoela oraindik

biktima hauek luzaro egon direla ukatuak isilduak ezkutatuak badakigu hori dena bai baina horren aurrean bi aukera daude plantak egin eta pankartaren atzean jarraitu eskubide guztiak aldarrikatuz edo lan egin

eta bidea egin zuek plantak eta guk lana

nahiko genukeena baino astiroago baina beti aurrera beti sendo biktimen eskubideak arriskuan jarri gabe

diletantes se abstienen guk helburua argi daukagu giza eskubideen urraketen biktimak aitortu eta ordainaren bidean aurrera jarraitzea

ez da bidearen amaiera baina bidea kosta ala kosta egingo dugu eta gaurko ezina ekinez egingo dugu eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak mendia anderea zurea da hitza

eskerrik asko lehenik eta behin nire sentimena eta nire bihotzetik aterako dira

pena bat da gaur hemen gertatutakoa

ni más ni menos mendia andrea iruditzen zait pixka bat lekuz kanpo egon direla zure hitzak

jauna benetan nire emozioak dardarka daude aspaldi ez genuen horrelako egoerarik bizitzen

urteetako iraganetara bueltatu gara zenbat zauri zenbat

oraindik egiteko baina zoritxarrez ez politikariak ez poliziak biktimak dira hemen

legean zuek zarete aitortu behar zaituztegunak eta

hori izango da behintzat gure aldetik

bihotz bihotzez iturrate jauna askotan hitz egin dugu marko konpetentziala

hemen oraindik samina ikaragarri handia dagoela jarraitu behar dugula hau ez da egun batetik bestera gainditzen den

zauriak hor daude sendabideak hor daude lege terapeutikoak esaten nuen nik carmelo barrio legeek emozioek

eta argi dago lege honek ikaragarrizko emozioa sortzen duela

emozio gazi gozoak eta zoritxarrez bide horretatik

zuzenbide estatu demokratiko batean egin behar dena eta egin behar dena da ardura politikoak eta daudenak

depuratu horretarako gaude horretan zurekin ados nago mendia andrea necesitamos una regeneración democrática de arriba abajo

eskerrik asko eskerrik asko zabala anderea eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

zabala le querría decir que bai emozioz hitz egiten dut baina ez bakarrik emozioz baita ere jakin nahi nuen

mantendu zenuten posizioa posizio horrekin biktima batzuk aintzat hartuak izango ziren eta bozka hori aldatzen baduzu biktima batzuk kanpoan geratuko dira eta ba zuri behintzat ez nizun hitz egiten emozioetatik baizik eta kontu oso praktiko batetik eta pena ematen dit ez didazula erantzun eta bueno orain ikusiko dut zein den zure bozkaren zentzua baina

atril hau gutxienez honetan eztabaida bat emateko

berak leporatzen dit plantak egitea baina ez didazu ere esan ez zara eztabaidan sartu orain gaur hemen aprobatuko dugunekin ea biktima gehiago edo gutxiago aintzat hartuko diren eta nik

biktima gutxiago erreparatuko dira gaur hona ekarri duzuen erreforma honekin

baina baten batek bultzatu egin behar du biktima guztiek merezi duten errekonozimendu eta erreparazioa eduki dezaten eta eh bilduk bultzatuko du bultzatuko du etorkizunean hala izan dadila oraingo honetan ez da horrela izango etorkizunean

eskerrik asko arzuaga jauna euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

nik ez dakit zer erantzun dizudan ala ez baina argi dagoena zuek ez duzuela erantzun oso zaila daukazuelako erantzuteko zergatik nafarroan bai eta hemen

zergatik nafarroako biktimentzako baliagarria dena balio duena

gure erkidegoko

hori da erantzun gabe utzi duzuen galdera eta hori da hain zuzen ere zuen plantak egitearen eredurik argiena

en nafarroa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna

eskerrik asko goirizelaia anderea bozketara pasatuko gara

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak taldeen boto partikularra bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa veintiséis contra beraz geratu da boto partikularra bototara jartzen dira batera euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez dira

artikuluei egindako zuzenketak bototara jartzen dira batera elkarrekin podemos taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei

botoetara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamazazpi boto aldekoa berrogeita sei contra hamaika abstentzio beraz ez dira onartuak izan botoetara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa bederatzi contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuak izan dira botoetara jartzen da xedapen gehigarria alde batetik

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau boto aldekoa bederatzi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da

eta jarraian bozkatuko dugu azken xedapena bozkatu dezakegu bai azken xedapena

hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da azken xedapena botoetara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak zioen azalpenari bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hamazazpi boto

onartu botoetara jartzen da zioen azalpena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa bederatzi contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da zioen azalpena eta azkenik

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa bederatzi contra hogeita zortzi abstentzio beraz onartuta geratu da legearen izena eta besterik gabe onetsita geratu da euskal autonomia erkidegoan mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortzi eta mila bederatziehun eta laurogeita hemeretzi bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran

dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateari buruzko uztailaren hogeita zortziko hamabi barra bi mila hamasei legea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

ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpena eta besterik gabe ekingo diogu eztabaidari aldeko txandan nor gehiago parte hartuko du aldeko txandan ez inork ez

nuke nire herrian esaten den bezala pare hemendik ugarte mesedez anbientea nahiko beroa dago zure gaira zentratu zaitez mesedez horrekin batera ere esan nahi nuke jone goirizelaiak eskatu duen bezala uste dugula erreglamendua begiratuta presidenteak ez dauzkala mota honetako zentzurak mesedez ugarte

zure gaian sartzeko ados
ados esan ditut esan behar ados bai

sartuko naiz nire gaiarekin gai hau agian ez da hain polemikoa izango baina zoritzarrez eta jakin dugunez gaur hona

ez da aintzat hartuko urtarrilean aurkeztu genuen lege proposamena lege proposamen hori da klausula soziala kontratazio publikoan txertatzekoa eta

otsailean jaso dugu jaurlaritzaren irizpena irizpen tristea erkoreka jaunak

bi orritan bentilatzen duelako segurtasun juridiko ezaren aitzakiapean bentilatzen duelako lege honen tramitazioa eragoztea

harritu egiten gaitu izan ere lege honekin planteatzen dena edo gaurko eztabaida toma en consideración soil bat da hau da lege hau hobetu egin daiteke lege hau sakondu egin daiteke aldaketak planteatu daitezke eta tramitazio parlamentario

baina argi dago batzuek ez dutela honetaz eztabaidatu nahi hipotesiak ezberdinak izan daitezke batzuei miseriaren gestioa kudeaketa egitea nahiago duzuela jendeak lan baldintza duinak izatea baino hori izan daiteke hipotesietako bat eta beste hipotesietako bat izan daiteke euskal herria bilduk aurkezten dituen ekimenei

berdina gertatu zaigu deslokalizazioaren inguruko proposamenarekin berdina gertatu zaigu korrupzioaren eta bulegoaren

eta bueno ikusten ari gara badagoela nolabait ere dinamika bat euskal herria bilduk planteatzen dituen

edo ez tramitatzeko bultzada izateko edota zuzenean aldundiak deitzeko tramitazio horiek eragozteko badagoela nolabaiteko sabotaje bat euskal herria bilduren ekimen legegileari

bi erritmotako administrazio bat nahi ez ditugu bi administrazio izan nahi ez dugu izan nahi administrazio bat funtzionarioz osatua non lan baldintzak errespetatuak diren

duinetan ari den jendea lanean eta paraleloan pribatizatutako administrazio bat izatea eta pribatizatutako

lan baldintzak nolabaitekoak izatea hala nolakoak izatea eskasak izatea prekarioak izatea eta horien aurrean gobernuak eusko jaurlaritzak

administrazio publikoa edo sektore publikoa da eae mailan daukagun enplegatzaile nagusia eta pibaren ehuneko hogei batez hitz egiten ariko ginateke lege honek eragiten die berrogeita hamabost mila pertsonari erraz esaten da

bizi laborala eta bizi kalitatea ezbaian dago

edo ez onartzearen arabera asko hitz egiten du urkulluk enpleguaren kalitateaz kalitatezko enplegua behar dugula baina gero ekimenak planteatzen direnean

bizkar emateko joera dauka jaurlaritzak kalitatezko enpleguaz hitz egiten dugunean kontutan eduki behar dugu sektore publikoaz hitz egiten ari garenean

guztion diruaren kudeaketaz ez gara ari hitz egiten enpresa pribatuek zer nolako lan baldintzak ezarriko dizkieten euren langileei baizik eta ari gara hitz egiten sektore publikoak zer nolako baldintzak ezarraraziko dizkieten enpresa pribatuei

guztion diruarekin ordaintzen dizkiete soldata horiek langileei ez haien diruarekin egia da historikoki espainiako

legedia oso ekonomizista izan dela hau da preziorik merkeena gailentzen zen beti eta preziorik merkeenaren aldeko hautua egiten zen nolabait ere

ematearen aitzakiapean kontratazio sistema guztiari horrek eragin duena izan da historikoki ezagutzen ditugun kasu guztiak

bitartez abiadura handiko trenaren inguruan dauden hildako guztiak dagoen esklabutza egoerak

atzerriko langileak ekartzea inolako dokumentaziorik gabe lanordu eskergak egiten inork kontrolatu gabeko diru kantitateak

honekin amaitu beharra dagoela eta gainera badagoela tendentzia bat europatik datorrena hori aipatzen duena hau da kontratazio publikoan

eta ezin gara soilik prezioan oinarritu hori diote europako zuzentarauek bi mila hamalauan planteatu ziren zuzentarauek eta horixe bera dio

horixe da tendentzia horixe da etorkizuna hau da behar ditugu kontratu sostengarriak behar dugu administrazio publiko efiziente bat baina behar dugu kalitatezko administrazio publiko bat

seiehun euro irabazten dituen telefono hartzaile batek zerbitzu publiko batean ezin ditu bere zerbitzuak ondo eman ez dituelako baldintza egokiak eta zuzenean lotuta dago eta guretzat eskatzen duguna ezin dugu besteentzat mesprezatu zentzu horretan planteatu dugun neurri agian polemikoena

sektore publikoarentzat lan egiten duten pertsona guzti guztiek uste dugu gaur egun

gutxieneko duintasuna bermatzeko soldata hau ez diogu guk bakarrik karta sozialak dio sindikatuek diote eta elkarte pila batzuk dioten kontu bat da

zenbat diru behar den eta non dagoen duintasunaren langa

eta iruditzen zaigu hau ezinbestekoa dela lege honek eaeko sektore publiko osoa abarkatzen du gaur egun indarrean dagoen lege horrek abarkatzen duen bezala

sektore autonomikoari jaurlaritzak kudeatzeen dituen enpresa publiko eta sektore publikoari baizik eta eragiten die ere foru aldundiei eta eragiten die ere udalei uste genuelako lege hau integrala izan behar zela ámbito subjetivo de aplicación deritzon horretan ere

gaur egun eaeko langileen ehuneko berrogeita hamaseiak oraindik lan hitzarmenik gabe jarduten du lanean eta horietako ehuneko hirurogeita hamabosta emakumeak dira uste dugu egoera honi amaiera eman behar zaiola amaiera eman behar zaio akordio zabalak eginez

sektore pribatuarekin sakon hitz egin eta proposamen zehatzak eginez baina uste dugu gaur gaurkoz aplikagarria dela administrazioa berak egiten dituen kontratuetan gutxienez azkenengo hitzarmen hori indarrean jartzea eta indarrean mantentzea administrazioarekin daukan kontratu horretan

aipatu dudan bezala azpikontratei ere kasu egin diegu

lan baldintzak betetzeko joera gehiago dutela kontrol gehiago dagoelako baina azpikontratazioaren kate horretan

erabateko kaosa eta erabateko deskontrola dagoela askotan edo gehienetan esan dezakegu administrazioa ez da jakitun zer nolako lan baldintzak dauden azpikontrata horietan eta gainera

ez du erantzukizunik asumitzen kontrata zuzenekin ere ezta are gutxiago azpikontratatuekin ere beraz mugatu egin dugu

hirugarren mailaraino eta eskatzen duguna da administrazioarekin jarduten duten enpresa horiek azpikontratatzen dituzten enpresei ere aplikagarria dela lege hau lege honek gainera egiten du gaur egun indarrean dagoen legeak egiten ez duena eta da

arau hausteak arautu ezarri zeintzuk diren arau hauste horiek eta horientzako santzioak ezarri

administrazioa izan behar dela dilijentea aadministrazioa izan behar dela arduratsua eta administrazioa ausarta izan behar dela zigorra jartzeko orduan baina egin

honekin batera planteatu ditugun klausulak ingurumen klausulak izan dira berdintasun klausulak hizkuntza klausulak klausulak beste hainbat legetan beste hainbat tokitan beste hainbat eremutan estatutan autonomia erkidegotan aplikatzen ari direnak zentzu horretan ezer berritzailerik asmatu uste dugu kontsolidatuta dagoen doktrina bat ekartzen ari garela eta uste dugu erabat aplikagarria dela bi ñabardura garrantzitsu egin nahi nituzke bata ez garela ari

nolabaiteko zapalketa bat egiten erabat konpatiblea da gaur egun espainian indarrean dagoen sektore publikoaren legea

ez da aplikagarria eta erabat osagarria da ere estatuto de trabajadores eta legislazio laboral guztiarekin oso kontziente gara ez batean eta ez bestean ez daukagula lege eskumenik eta beraz oso kontzienteak gara eremu hori ezin genuela aplikatu

nahiko sinplea da lau titulu ditu hogei artikulu xedapen iragankor bat bi xedapen gehigarri eta

xedapen lehenengo kapitulua aplikazio esparruari dagokiona da aipatu dugun bezala anbito subjektiboa da garrantzitsuena hau da eae osoari eragiten dio

bigarren kapituluan klausulak agertzen dira zeintzuk diren klausula horiek xehetasunez irakurriko zenituzten eta beraz ez naiz horietan sartuko eta hor planteatzen dugu guretzat ezinbestekoa dena hau da langile guztiek azkeneko hitzarmena indarrean zegoen azkeneko hitzarmena eta bi mila hamairuan rajoyk egindako erreformen ondorioz erori ziren hitzarmen guzti horien berriro aplikatu beharra exijitzen duena eta horiekin batera minimo bat

soldatarena hirugarrenik jartzen ditugu kontrol mekanismoak eta iruditzen zaigu hau oso inportantea dela egiaztapen eta ebaluazio batzorde bat ezartzen da egiaztapen eta ebaluazio batzorde horrek begiratuko lituzke ez soilik kontratatzerako orduan

baizik eta begiratuko lukete ere kontratua bizirik dirauen denbora horretan ea kontratu hori betetzen ari ote den

klausula kontraktualak hau da administrazioak enpresekin egiten dituen hitzarmen horietan paktu horietan zer nolako baldintzak ezarri behar diren

eta ondorio juridikoak santzio ezberdinak izan daitezke baina santziorik larriena izango litzateke kontratuaren prezioaren ehuneko hamarerainoko santzio edo zigorrak egotea honek suposatzen du kontratu bolumena handiko kontratuetan zigorrak oso handiak izango direla

berrogei milioi eurotik gorako obrak izan ohi dira askotan santzio horiek iritsi ahal izango liratekeela adibidez lau milioi eurotaraino

horrek bai behartzen ditu serio hartzera langileen lan baldintzak eta ez gaur egun lan ikuskaritzak ematen dituen santzio

denok dakigu oso errazak direla ordaintzeko eta askoz hobeto dela langileen nominetan rakaneatu eta santzio horiek ordaintzea

eboluzio juridikoaz hitz egin nahi dut agian nik daukadan

beti hori da daukadan ikuspegia eta aipatu nahi dut

batetik aipatu ditudan direktibak daude bi mila hamalauko direktibak hogeita hiru eta hogeita lau direktiba eta hauek hitz egiten dute de crecimiento sostenible e integrador de la responsabilidad

arduratsua izan behar dela eta hazkundea izan behar dela sostengarria eta integratzailea zabor kontratuak ezin direla egin eta kontratazioan kalitatea

lege bat ley de contratos del sector público estatukoa bederatzi barra bi mila hamazazpi legea eta lege horrek azkenean ezartzen du ere nolabaiteko zoru bat eta ematen du aldaketa bat orain arteko legislazioarekin konparatuta eta esaten du klausula sozialak txertatu beharko direla

eta orube horrek egiten duena da ahalbidetu administrazioak modu askoz

kontratu horiek egitea badago lege bat hemen indarrean dagoena hiru barra bi mila hamasei dela bere garaian

pertsonaren sinadurarekin hemen aurkeztu zen ilpa

xumeetako lege horrek praktikan ez du ez administrazioa behartu

eta izan da nolabait ere ondo geratzeko zerbait bere garaian

inolako ondorio praktikorik ez daukan legerik eta ondorio praktikoak ez dituzten legeak exekutagarriak ez diren legeak lege antzuak dira beraz esan dezakegu badaukagula lege bat antzua dena baina indarrean dagoena

segurtasun juridikoaz hitz egiten da ilp hau hona ekarri zenean erkoreka jaunak berriro ere sinatu zuen kontrako irizpena segurtasun juridikorik ezaren izenean

beraz legea indarrean dago eta beraz klausula sozialak txertatzeko

zilegiak eta juridikoki seguruak dira badago beste lege bat oraintsu onartu dena aurreko urtean nafarroan onartu zena eta nafarroan badakigu konpetentzia esklusiboa daukatela eskuduntza esklusiboa daukatela

baina ez dira bakarrik mugatzen kontratazio publikoaz orokorrean hitz egitera hitz egiten dute zehazki ere klausuletaz klausula horiek sartuak izan dira lege hori indarrean dago eta inork ez du errekurritu eta gainera ehun orritako txosten bat badago

esaten duena galdera batzuen gorabeheran orokorrean guztiz legala dela lege hori bale eta gero azkenik aipatu nahi nuke modu xumeagoan baina aldundietan ere

eta gipuzkoako foru aldundian onartu zen lau barra bi mila hamairu foru araua eta

lehena eta pioneroa izan zen klausula sozialak txertatzen administrazio publikoaren kontratuetan eta hara non badaukagun sententzia bat tribunal supremoarena aldekoa dena aldekoa dena eta jaurlaritzari

eta lege horrek esaten du hain zuzen ere bai bai horrela da eta gero

eta garrantzitsua lege honi bide juridikoa emateko eta eman den argudioa juridikoa ez denez eta imajinatzen dudanez bozkaren azalpenean

horiek kendu nahi nituzke aitzakia juridikorik ez baldin badago gobernuaren borondate politikoa egon daiteke jokoan zer egon daiteke honen atzean

azpiazu jaunak ivapeko ikastaro batean konferentzia

a mayor abundamiento emakundek bi mila hemeretziko aurrekontuen memorian esaten du eta lanean ari dela kontratu guztietan eta diru laguntza guztietan sartzeko klausulak berdintasun klausulak eta horretarako gidoi bat prestatzen ari direla eta gidoi bat landu behar dutela beraz emakunderen borondatea ere

sartzea da eta azkenik urkullu jaunak beti hitz egiten digu kalitatezko enplegua sustatzea daukala helburu eta abar eta orduan harrigarria iruditzen zaigu urkullu jauna horrelakoak esaten ari baldin bada kalitatezko enplegua sortzearena bera enplegatzaile nagusiena den kasuetan

kalitatezko enplegua eta nola egiten duen ostrukarena arrazoi politikorik ez baldin badago eta arazo juridikorik ez baldin badago goazen arrazoi ekonomikoetara goazen suposatzera krisialdi oso fuerte batean dagoela administrazio publikoa eta ezin dituela kontratuen prezioak igo ezin dituela aurrekontuak igo

itzelak dituelako eta borondate politikoa eduki arren ekonomikoki ez delako bideragarria klausula sozialak txertatzea

baina hazkunde bat egon dela eta kokatzen du desenplegu tasa ehuneko hamar koma bian bi mila hemezortzian hori da

egiten duen diagnosia hori da egiten duen erradiografia esaten digu eae egoera oparo batean dagoela oasi batean gaudela

ateratzen eta orduan arrazoi ekonomikorik ere ez baldin badago nola da posible

nola da posible gipuzkoako erresidentzietan adineko zentroetan emakumeak greban egotea nola da posible emergentzietako afera hona ekarri behar izana nolabait ere soluzio bat emateko

hainbeste sute laboral irekita edukitzea eusko jaurlaritzak eta eajko gainontzeko

bi mila hemeretziko martxoaren zortziaren bueltan bi mila hemeretziko entzuidazue mesedez gero erantzutea nahi baldin baduzue bi mila hemeretziko martxoaren zortziaren bueltan aipatzen da

martxoaren zortziaren buelta horretan hau da horretan lanean ari dela beraz uste dut kontraesan konstante batean erortzen ari dela

ze oraintxe jakin dugu hau ere hauteskunde orokor batzuen bueltan baina oraintxe jakin dugu

hau legala ez baldin bada digo yo alderdi sozialistak aztertuko zuela hau legala ote den eta hau espainian legala baldin bada eaen ere legala da oso bitxia iruditzen zait alderdi sozialistak espainian jarrera hori mantentzea eta

ahots propiorik gabe ze ni asko poztu ninduen bi mila hamairuan foru araua onartu genuenean

eta orain atxikitu da eajk esandakoari aitzakia juridiko bati desmontatu egin dugun aitzakia juridiko bati esateko

ahots propiorik ez izatea uste dudalako asko irabaziko genukeela denok zentzu horretan

esan zituen guztiak esan eta gero dekretazo otegi eta abarrekin ba oso zaila zen gaur guri ekimen honi babesa ematea eta

nahiko kontraesankorra dela hau ikusita pixka bat eta

amaitzen joateko esan nahi nuke uste dugula mundu guztiak baina mundu guztiak merezi duela bizitza kalitate duin bat herri honetan mundu guztiak merezi duela eskubidea daukala eta gainera merezi duela eta hori

beti ez dago jaurlaritzaren edo tokiko gobernuen esku

eta uste dut guk gure esku dagoen guztia egin beharko genukeela jendeari bizi baldintza duin batzuk bermatzeko eta hau gure esku dago

eta ez baldin bada egin nahi oraindik ez dakit zeintzuk diren arrazoiak ez dut ulertzen zeintzuk diren arrazoiak ze juridikoak ez dira ekonomikoak ez dira

soilik erabiltzen ditugu eta gero politika errealak egin behar ditugunean atzera botatzen gara atzera botatzen gara ez duzue uste merezi duela

bere konpromisoa adierazteagatik egunero egunero bere etxetik

gero etxera bueltatu eta bere familiari jateko emateagatik eta etxe duin bat edukitzegatik

ezin dugula bermatu kasu hauetan posible dela tabakalera bezalako zentro bat edukitzea

etorkizuneko proiektuak eraikitzea duela hogei urteko soldatekin eta duela hogei urteko lan baldintzekin

posible dugula beste alde batetara begiratzea jendea obra publikoak egiten dituenean hiltzen ari denean

lanean jarduten ari denean ez da gure arazoa ez ditugu enpresa horiek zigortu behar egiten dutenagatik gure diruarekin ari direnean hori egiten guztion diruarekin ez zuen diruarekin ez dugu hori merezi

esateko zergatik bozkatzen diozun honi ezetz eskerrik asko eskerrik asko

aurkako txandara pasatuko gara nork hartuko du parte aurkako txandan inork explicación de voto

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko degu aintzat hartu edo ez aintzat hartu lege proposamena bozkatu dezakegu

hogeita zazpi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz ez da aintzat hartzen

eskerrik asko castelo andrea hernández jauna elkarrekin podemos zurea da hitza

del parlamento nada más eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna larrauri

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburua

aldez aurretik esan botoa azaltzeko txanda erabiltzea erabaki dugula horrek nire

mugekin gaur proposatzen dena ez delako berria legebiltzar honetan eta ez gatozelako

berriro gure jarrera azaltzera errealismo eta ardurarekin

lege proposamen hau aintzat hartzearen kontra bozkatu egin duela izan ere proposatzen dena alde batetik ilegaltasun zantzu larriak ditu eta beste alde batetik legaltasun arazoak

gaindituta geratu dira eusko jaurlaritzak berak hartutako akordioekin edo beste arau batzuetan jasotako edukiarekin

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri anderea gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

eta herrialde horretako krisi sozial eta politikoaren zigorra pairatzen duten euskal herritarrentzako eusko jaurlaritzaren laguntzei buruzko eusko jaurlaritzaren ekintzen gainean eztabaida eta behin betiko
ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko sí muchas gracias presidenta

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi barrio eta prieto jaunak azaldu duten moduan erdibideko bat lortu dugu

zer esaten den testu horretan eta gaurko saio honetan egia esateko

barrio jaunak interpelazio bat egin zion lehendakariari eta erantzun gehienak

baino bai saiatuko naiz gutxienez erantzutea

venezuelako euskaldunei eta batez ere ere zer laguntzak ematen

bai errefuxiatuei eta bai euskaldunei eta modu orokor batean zer egiten den venezuelako egoera

hauek dira besteak beste hemen ditugun galderak eta kezkak

saiatuko naiz ideia batzuk sakontzea eta azpimarratzea bere inportantziarengatik

zein lege esparrua dugu ba begiratu orain dela hogeita bost urte ganbara honetan bertan

zortzi barra laurogeita hamalauko legea maiatzaren hogeita zazpikoa euskal autonomi elkartzeaz kanpoko euskal giza talde eta

eta batez ere legeak hau azpimarratzen zuen helburuak

euskal giza talde eta etxeekin dauzkaten harremanak sustatzea horiei laguntzea eta areagotzea da lege honen helburua

araubideak eta aurrekontuak emandako aukeraz kontuan izanik

venezolana aquí en euskadi eta beraz honekin bukatzeko hauek izan dira jaurlaritzaren ekintzak eta esfortzuak

egoera arintzeko eta guk jarraituko dugu babesten lan hori eta espero duguna da

baina zoritxarrez pentsatzen dugu bide hori oraindik luzea izango dela eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez zatón zurea da hitza

jaunaren lana bere ideien alde konstantzia baina

diren estatu kolpearen aldeko proposamena ekarri zenuen ganbara honetara eta orain

ekartzen duzu balizko laguntza humanitarioaren kontu hau

erdibideko proposamenari eta ez gaude batere kontra laguntza humanitarioa

lotuta daudenez bi iniziatiba hauek koherentziagatik gure ezezkoa emango diogu gai honetan legebiltzar honetako talde parlamentarioen iritziak ezarrita daude eta esanda

nik uste dut argudio guztiak eta ez dakit oso ondo zein den zuen helburua ekimen honekin ez dakit beste zer ez daukazue aurkezteko momentu honetan venezuela

esan ditudan zenbakiak ikusita eragina izango dutela egiarengan blokeoak eta horrelako neurriak ez dute

eraginik izaten herriak jasaten ditu eragin latzenak baina zaudete al cuento de cuanto peor mejor jolasten baina herritarren bizitzak erdigunean

hori batere ez gainera venezuelak laguntza behar du bai benetako laguntza behar du laguntza materiala bai baina

elkarrizketarako akordiorako eta bakerako marko bat bultzatzen

venezuelako herriarekin elkarrizketarekin bakearen eta herrien autodeterminazio eskubidearekin eskerrik asko

eh bildu etxeberrieta anderea zurea da hitza eskerrik asko eguerdi on

legebiltzar honetan enegarrenez venezuelari buruz ematen ari garen eztabaida hau analizatzeko gogoekin jaitsi naiz argi geratu zen pasaden osoko bilkuran gaia eztabaidatu genuenean alderdi proposatzaileak eta berau babestu zuten

ez zutela inolako asmorik eztabaida eraikitzaile bat egiteko eztabaidarako ere ez horretarako batak dioena entzuteko jarrera izan behar dugulako eta hemen argi geratu zen monologo sorta bat ikusi genuela eta ikusi diot ez entzun

dagoeneko errepikatu direnez eta bertan emandako arrazoiak ere berriz errepikatu nahi izan direnez azken finean bertan hiru alderdien artean lortutako akordioa berrestea besterik bilatzen ez zenez ere venezuelaz berriz

hau guztia pixka bat analizatzea izango dela hizkuntzaren analisia egiten duten lagun batek

bikainki aurkeztu zidan duela hilabete batzuk eta bere mailatik urruti ibiliko banaiz ere hark azaldutako gako horiek eta ostean lakoffi irakurritakoak ekarri nahi ditut gaur legebiltzar honetara hizkuntzaz

eta politikaz hitz egin dezagun beraz zeren izan gaitezen zintzoak helburua ez da

markatzen dituen gakoak erabiliz adierazten saiatuko naiz trumpek estatu batuetan bolsonarok brasilen salvinik italian

espainian darabilen diskurtsoaren estrategia berdina da sare sozialetan

estrategia garatu izan dituela adierazi du lakoffek eta nire ustez

venezuelari buruzko eztabaida hauetara esportagarriak izan daitezkeela iruditzen zait berak lehenari marko prebentiboa deitu zion hau da

eta legegintzaldiaren azken zati honetan alderdi popularrak venezuelarekin burutzen duen estrategia honek bete betean jotzen du lehen puntu honekin

eta ppk izugarrizko abiaduran bi tarte errekor batean legez bestekoa ekarri zuen legebiltzar honetara eta berak ere ezarri zuen markoa gobernuari eskatzeko espainiak venezuelako zilegizko lehendakari juan guaidó aitortu dezala hortxe lehen puntua beteta

markoa erosi eta zuena egin zenuten eta adibide batekin ez badizue balio bi mila hemeretziko otsailaren hogeita hirura jo dezakegu

esku hartzea egin nahi izan zen eta legebiltzarrean bost egun beranduago eztabaidatzen genuen

laguntza humanitarioaren markoa kokatu nahi izan zuen bertan ppk

inolako zalantzarik gabe erosi egin zenioten markoa nahiz eta laguntza humanitarioa bera ematen duten horiek gurutze gorriak eta nazio batuen erakundeak besteak beste horri laguntza humanitarioa deitu ezin zitzaiola esan zuten nazio batuen erakundeak eta gurutze gorriak besteak beste eta ostean etorri ziren aurreko interpelazioa eta gaurko mozioa eta zertaz hitz egin dugu gaur ez dugu gurutze gorriak hamairu milioiko laguntza gurutze gorri venezolarrak onartu duela eta gobernuak onartu duela esan zuetako inork ez du hori aipatu

erositako farmakoak dauzkaten blokeoak mahai gainean jarri eta horretarako soluzio bideak proposatu zuek ez duzue markatu hori ere ez edo aipatutako hauteskundeak

ez duzue hitz egin beraz markoa zuek kokatu duzue eta horretan mugitzen ari zarete egia da barrio jauna zoriontzeko gogoa sartzen zaidala zeren estrategia hauen erabileraz hausnartzen duten adituek eta horietako batek ere

estrategia hauen erabilera egiten dutenek ez dutela eztabaida irabazi nahi markatu nahi dutela baina kasu honetan barrio jaunak markatu eta irabazi egin du

bigarren metodoa distrakzioarena da gure testuinguruan garrantzitsuak diren gaiak dauden garaian eztabaida edo atentzioa jendartearena komunikabideena

politikari katalanen kontrako epaiketa espainiar estatuko gobernuaren krisia andaluziako gobernu ultraeskuindarraren lehen urratsak

espainiar estatuko gobernuak eta erregeak dituen harremanak ceuta eta melillako kontzertinak errefuxiatuak ez venezolarrak asiar edo afrikarrak baizik langabezia etxegabetzeak bigarren plano batean utzi nahi diren hainbat eta hainbat kontu

zer proposatzen genuen adibidez beste taldeok euskal herria bildutik besteak beste ustelkeriaren aurkako fiskaltza bat sortzearen beharrari buruz hitz egin nahi genuen bueno hirugarrenari

adibidez trumpek bere kontra doan edo azken finean bere politikak agerian uzten dituen edozein hitzartze

identifikatzea izan daiteke adibide bat eta eztabaida honetan zer egin du alderdi popularrak

ez injerentziaz herriaren burujabetzaz eta elkarrizketaz erantzuten genioenei maduroren bozeramaileak garela esan izan zaigu zertarako argudioei erantzun zertarako proposamenei erantzun madurozaleak

deitu ahal zaigunean hain da sinplea

eta amaitzeko zunda globoak botatzea ideia zentzugabeak botatzea ea hartzailerik dagoen bestalde horretan eta zuentzako zunda globoa

eta abortua feminismoa emakumeen eskubideak memoria historikoa

beste zunda globo bat bota digu zeren esan diguzu venezuelako herria dela venezuelako herri bat dela

mexikoko bi herri dira delinkuentzia tasa altuenak dituzten

gero acapulco dago eta gero bai caracas dago baina ostean

mexikon dagoena beste mexikoko herri bat ez dut nire letra ere ulertzen guayana venezuelan zazpigarren puntuan natal brasilen fortaleza brasilen ciudad bolivar venezuelan mexikoko hainbat herri baina mexikoz

eta aipatzen nuen erreportaje horretan ultraeskuinak

eta haiei eskaintzen ari ginen atentzioa gehiegizkoa zela

instituzioetan duten presentzia eskasa komunikabideetan gehiegi hartzen zutelako eta honen inguruan hausnartu beharko genukeela esaten zuten baina esaten zuten honen inguruan hitz egin behar genuela ez horrenbeste beraiek ziotenagatik baizik eta bestelako alderdietan duen eragin handia izaten ari delako

beraz eztabaidaren markoa diskurtsoaren eta hausnarketarako puntuak izan behar duenaren markoa oparitzen ari zarete pnvko

eta ppkoek espainian ultraeskuinari marko berriak sortu behar direla diote adituek horrelakoei konfrontazioa edo aurre egin ahal izateko

hizkuntza erabili behar dugula eta guk bere garaian eta gaur berriro ere elkarrizketa eta negoziazioa jarri genituen eta jartzen jarraitzen ditugu mahai gainean

gaur berriro ere hiruek osatutako marko propioa jarri diguzue mahai gainean eta guk

herriari bere arazoak kudeatzeko ahalmena ematea horretarako bideak ezartzea

eta laguntza humanitarioa ematen duten gobernuz kanpoko erakundeei beraien lana bakean egiten uztea baina lan hori egiten dutenei

ahaztu zait esatea bere liburuaren izena no pienses en un elefante dela eta gaurkoan denoi gomendatzen dizuet baina bereziki gaur markoa oparitzen ari zareten pnv eta psoeko kideei

eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzuten txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

jauna euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea gaurko eztabaida beste bat zen

hori onartzea eta nola hain zaila egiten zaizue gauza bat ez ikustea venezuelaren egoera kritikoa dela hori argi eta garbi dago

aldarrikatzen dira hainbat gauza eta gero hemen balio duenak kanpoan ez du balio

eta erregimen ez demokratiko bati kostatzen zaizu ez dakit zer

hiru aste beste eztabaida batean ez dut ulertzen benetan ez zait sartzen buruan eta esaten duzu venezuela egoera kritiko batean dagoela eta falta zaiola berrehun eta berrogei mila milioi

baina aizu azkeneko hogei urteetan venezuelak errekurtso nahikoak izan ditu

uste dut ariketa nahiko zaila izango zela egiteko analisi morfolinguistiko bat aipatzea ceuta melilla abortua argentina eta txile ez sartzeagatik hemen prieto eta

hau da laguntza bat ez bakarrik venezuelarentzat baizik eta gure giza taldearentzat eta zuek hori

denetatik dago venezuelan badakigu ze giza talde daukagun

eta baita handik etorri direnak hemen pilo bat daude

baita eta nik ezezko boto hau benetan ez dut ulertzen

eta honekin bukatuko dut eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna

eurokoa uste dut sahararen alde sahararen aldeko borroka eta laguntza humanitarioa bideratzeko

egiten da alderdi guztien edo talde guztien adostasunarekin eta nik prest nago horretarako venezuelarekin baita ere goaz hitz egitera

norantza joan behar den nola egin behar dugun norekin hitz egin behar dugun prest nago

eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza lasaitasun osoz

hitz egiteko prest gaude eta egin izan dugu gainera eta egiten jarraitzen dugu gaurkoan gainera hemen bazirudien ezin genuela

birgogorarazi agian hemen izan genuenean venezuelari buruzko eztabaida publikoko jendeak oso ondo interpelatu gintuena bai martínez jauna eta ni neroni aurpegira begiratzeko esanez oihu ezberdinak eginez eta keinu ezberdinak eginez baina beno horrek ez du inolako arazorik suposatzen ez delako eh bilduk gonbidatu duen norbait horrelakoak egiten

zuek hona ekarri duzuen proposamena hain da

siga desarrollando badakigu zer esan nahi duen jarrai dezala orain arte bezala eta hainbatetan

algo tan neutro eskerrik asko etxebarrieta anderea

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua

taldeko legebiltzarkideak aurkeztua kultura azpiegituretako eta espazioetako lan prekarizazioaren ereduari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea egun on berriro denoi

absolutamente nada mila esker eskerrik asko garcía andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen

bai eguerdi on legebiltzar buru andrea eta

greban daudela eta luze jotzen ari den beste konflikto baten aurrean aurkitzen gara zerbitzu publikoen buelta horretan eta subkontratatzen diren zerbitzu publiko horien ardura publikoko zerbitzu horien artean beste greba luze bat doa aurretik ere beste

gipuzkoako erresidentzietako langileak ere horiek ere greban daudela eta horiei ere

antzeko egoera batean aurkitzen dira horiek ere edozein kasutan ubikeko langileei dagokionean eta bitartekari horiei dagokionean

zailtzen ari den konflikto bat da soluzioak bilatzeko zailtzen ari den konflikto bat da eta esan dezaket gainera hiritarrek

uzten ari diren hutsune hori ni tabakaleratik oso gertu bizi naiz eta ubikeko erabiltzaile dira nire seme alabak

inguruko pertsona asko eta asko bezala eta esango nuke gainera asko eta asko izan direla ubik eta tabakaleraren eskutik sorkuntzako monokultura

esparrura lehen sarbidea izan dutenak lehen aldiz askotan urrutitik ikusi izan dugu mugimendu

murgilduta aurkitu gara tabakalera eta ubiken eskutik baina batez ere ubik nolabait pribilegiozko espazio

kultur mugimendu honen parte sentitu gara hiritar asko espazio erosoa bilakatu zaigu ez kultur eta batzuen espazio erreserbatua eta esango nuke kultura sorkuntza kultura esperientzia horiek gure

horien baitan kultura garaikidearen zentroak pribatua izandako eraikina auzoari eta hiriari irekitzeaz aparte ba pertsona orori donostiar orori sartzeko

esperimentatzeko diziplina arteko zubiak ezartzeko praktika berriak nolabait

kolaboratzeko aukera eman digu parte hartzeko aukera ere eman digu eta komunitate sortzaileetako kide izateko ere esperientzia ahalbidetu digu tabakaleraren web orrian esaten da tabakalera osatzen duten askotariko proiektuek eta erakundeak misio bat dutela

euskal gizartearen gaitasun sortzailea eta kritikoa garatzen laguntzea aisialdi

sortzailea eta parte hartzailea sustatuz

makala hausnarketak eragitea eta galderak piztea du asmo tabakalerak gizarte garaikideei erronka handiei erantzunak bilatzea

konektatua egotea eta guzti horretan ubik pieza bereziki garrantzitsua da topo egiteko elkarrizketarako eta elkarrekin sortzeko gunea baita asko eta askorentzako beren gaitasun sortzaile hori deskubritu eta garatzeko lehen topagunea ubik

elkar sorkuntzarako prozesu horiek ez dira eraikin eder baten

probokatu eragin sustatu prestatu sortu eta bilatu egin behar dira eta horregatik

konplize dituzte bitartekariak eta oso pieza garrantzitsu bilakatzen dira

kulturaren inguruko politikek bultzatu nahi duten ahalegin horretan

nolabait misio hori eta esaten nuen pieza fundamental direla eta kuriosoki fundamental diren pieza horiek bitartekari horiek erabateko prekarietatean murgilduta daude

izan nahi dut prekarietate horren egoera edo ze testuinguruetan edo ze

ze ubikeko kasuaz ari gara baina edurne garcíak ondo aipatu duen bezala

egoera da prekarietatearena eta esan daiteke nolabait subkontratazio eta horrelako praktiken eskutik lan prekarizazio lan eredu bilakatzen ari dela

bizitza hobe bat edukitzeko baldintzak eskaintzen dituzten politikak dira bizitza duinak ahalbidetzen dituzten politikak dira eta seguru nago sorkuntza interesgarriak aberasgarriak inklusiboak eta eraldatzaileak ahalbidetu dituzten politikak dira besteak prekarietatearen politikak dira erdigunean jartzen ez dituzten politikak eta horrelako arazoen aurrean horrelako egoera gordinen aurrean
besta aldera begiratzen duten politikak dira amaitzen joan mesedez eta horiek agian juridikoki seguramente esas políticas

eskerrik asko kortajarena anderea euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on denoi señora garcía para nosotros

eta horren aurrean gure posizioa argia da eta bat dator gure gipuzkoako batzar

nagusietako taldekideek egindako zuzenketarekin guk esaten duguna da jarri dezala jaurlaritzak bere eskumeneko materietan bere eskumeneko materietan

baina bidea enpresa eta langileen arteko akordioa lortzea da

interpelazioaren egunean tabakalerako zuzendaritzaren posizioa adierazi zuenean honako hau esanez sedena eta bere enplegatuen arteko lan gatazka konpontzeko ez dago elkarrizketa ez den beste biderik era berean ulertzen du bitartekariak euren lan baldintzak hobetu nahi izatea

enpresa eta bere enplegatuen artean adostu behar da gerora erdibideko proposamen bat helarazi zaigu baina akordioa ezinezko zuen erdibidekoa iruditu zitzaigun jatorrizko ekimena baitzen

nolabait ubiken gaia jorratzen zuena erabat eraldatua eta jaso gabe gure oinarrizko posizioa hau da kasu honek eta horrelako kasu guztietan behar duen enpresa eta langileen akordioa jaso barik gainera esku hartze sozialaren hitzarmenaren aldarrikapena eginez

alde batera utzita dutela errebindikazio hori eta aldarrikatzen dutena dela esku hartze sozialaren soldata taulak aplikatu dakiela

baina enpresa eta langileen akordio baten eskutik etorri beharko du egoera horretan

eutsiko diogula eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

ruiz arbulo jauna erantzunen txandara pasatuz garcía andrea zurea da hitza

anderea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

guk desde luego urrutia jauna ez daukagu inolako arazorik ubikeko kasuan edo beste batzuetan izan ditzakegun erantzukizunak asumitzeko eta hitz egin daiteke eta zuk hemen proposatzen zenuen memoria egitea ba egin daiteke memoria egin daiteke memoria eta ikusi daiteke

hori nola gauzatu den ondoren ikusi daiteke baita ere ondorenean aukerak izandu direla kontratu horiek modifikatzeko eta ez zirela egin

guzti horri erantzuteko gu bere garaian hor egoteak ez dut uste argudioa ematen duenik hori inolaz ere ez aldatzeko eta gertatzen dena da

guzti honen aurrean errealitatea da soluziorik ez duzuela planteatu inondik inora hemen

egin zitzaion interpelazioan aipatu zuen bera prest egongo litzakeela kontratu horren baldintzak aldatzeko baldin eta akordioak baldin bazeuden

ez da ikusten inolako planteamendurik egoera honi irtenbiderik emateko eta guk gure proposamenean gure elkartasuna adierazteaz gain

eta hemen aipatu dira gaur goizean europatik datozen estrategiak eta markatzen dituzten ildoak erreferenteak izan behar diren politika horietan kontratazio publiko horiek estrategikoak izan behar direla eta estrategikoak diren heinean

eta gainera kulturaren anbitoan ematen direnean sorkuntzarako baldintzak ere gauzatu egin behar dituztela eta berriz errepikatuko dut baina prekarietatean ez da hobeto sortzen ez dira interakzioak egokiak sortzen eta froga da

greba honek interakzio gabe sorkuntzarik gabe eta komunikaziorik gabe utzi ditu donostiako eta bertara gerturatzen diren guzti horiek beraz

gu prest irtenbideak bilatzeko motzera eta luzera bakoitzak dituen erantzukizunak noski bere gain hartuz eskerrik asko

euskal sozialistak romero andrea bertatik

que el espacio de ubik muchas gracias eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

prest legoke kontratua errebisatzeko eta behar balitz zerbitzua berriro kontratatzeko lehiaketa berri baten bitartez eta baldintza horiek bermatu daitezen

es decir a problemas concretos soluciones concretas guk ez dugula hori lehendabiziko txandan aipatu ez ez dut lehendabiziko txandan aipatu baina akaso zalantza zeneukaten gure posizioa eta aurrekoan zupiria jaunak azaldu zuena

guk hemen ezarri dugu bide bat eta guk guri

bidea dela akordio bat enpresa eta langileen artean eta bide horretatik gero inplementatu beharrekoak aztertuko dira eta nik horrela ulertzen dut

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu lehenik eta behin

anderearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

beraz ez da onartu eh bildu taldearen osoko zuzenketa eta azkenik euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdi bideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna jarraitzen duenez hurrengo